eserlekuetan eseri osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua

bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kiden batek

amabost legebiltzarkideok egun on

legebiltzarkideok egun on guztioi bizialdi osorako ikaskuntzaren bultzada

europaren modernizatzeak halabeharrez eskatzen duena da

estrategiek bizialdi osorako ikaskuntzaren beharra berresten dute europako gizartea ezagueraren ekonomiara bilakatzeko tresna bezala

ezagueraren ekonomia eta informazioaren gizartea tankeratzerakoan bai hazkunde ekonomikoaren

eta halaber berrikuntza aukeren berdintasuna eta inklusio sozialaren aldeetatik

ezagueraren ekonomian gertatzen ari diren aldaketa sakonei erantzuteko gizartearen baitan

eta izaera multikultural parte hartzaile eta sostengarriagoa lortze aldera eskakizun zehatza egiten digute herritarroi gizarte konplexuagoan ahal izateko gizarteriaren hobekuntza edukatiboak eta biziraupenaren luzamenduak norberaren hazkundea

eragiten dizkigute teknologiaren aldaketak eta produkzio sistemaren bilakaera bizkorrak gure

etengabe trebezia eta konpetentzia berriak eskuratu ahal izateko aldaketa eta berrikuntza guzti hauek beraiekin dakarte hezkuntzaren prozesua bizitza osora hedatzea sehaskatik tonbara

guzti honek hezkuntzaren ikuspegi berria eskatzen digu

erronka berriei erantzutera behartzen gaitu hiritarren hezkuntza doitzeko bai profesional eta sozial arloetan

izan ere arlo guztiak dute elkarrekin zerikusia beraz beharrezkoa dugu hezkuntzaren lehen mailatik jubilazioraino doan irakaskuntza sistema burutzea sistema integratzaile bat

ondorengo ezagutzen garapena bermatuko dituen pertsona guztien partaidetza eta sormena eraginez

sozialki ekonomikoki eta politikoki

hamarkadarako landatu arbolak eta bizitza osorako

hau da gure leloa mila esker entzuteagatik

eskerrik asko celaá andrea jarraian erreserbatutako

defendatzeko celaá andrea boto partikularrak defendatzeko zure txanda da berriro ere

bat bi ba eh bildu taldearen

bai eskerrik asko mahaiburu anderea guk ez gatoz bat

hemen gaur emandako azalpenekin batez ere bere partikularrak

ere eta nagusiki gauza larri bat iruditzen zaigulako

artikuluari egiten dion boto partikularra eta hain zuzen espainiako estatuari gehiago begiratzen diolako

ez du herri honetan bizialdi osorako marko propioa eratu nahi badirudi zeren eta

hemen bertan euskal kualifikazioan euskal esparrua

eta guk ez dugu hori ulertzen eta gu horren kontra gaude desde luego

honetan ere zeren guk gure kualifikazioen esparru propioa sortu behar dugula iruditzen zaigulako herri honetarako

espainiakoen menpe gaudelako zuk zeuk esan esan duzu eta honek ez digu uzten eta zuk badakizu problema eta arazo asko sortu direla hemendik eta egon direla hemen

ematen beraiek markatu dute orain arte erritmoa beraz ulertezina ulergaitza egiten zaigu euskal gizarteak

begiratzea euskal herrira baino beraz guk kontrako bozka emango dugu berrogeita zazpigarrena artikulu honi dagokionez

terreno teknikora eraman nahi izan duzu zuk eztabaida eta horrela esan duzu

ez daukala hainbeste parte teknikorik eta

edo europari europa hartzen du erreferente bezala sistema europeo de transferencia de créditos eta guretzat inportantea da europa hartzea erreferentzi bezala izan ere

ikusten dugu zuk boto partikular honetan planteatzen duzuna eta zioen aurkezpenean dagoena eta zuk hemen gaur goizean luzatu duzun diskurtsoarekin erreparatu diozu lisboa bi mila estrategiari

estrategiari eta zioen azalpenean baita ere erreferentzia egiten zaio europar batasunak etengabeko ikaskuntzaren

eta etengabeko ikaskuntzaren esparru europarra mamitzen laguntzeko dokumentuari beraz

europak markatzen dituen erreferentziak kontutan hartuta eta beraz hori dela eta aurka egingo dugu

are gehiago kontutan izanda euskal unibertsitate sistemaren legeko lehenengo artikuluan

zer esaten duen eta guri iruditzen zaigu horren kontra edo

euskal unibertsitate sistemaren legeko lehenengo artikuluak dio

euskal unibertsitate sistema euskal hezkuntza sistemaren atal giza hartuta goi mailako irakaskuntzaren europako sistemaren

eta hain zuzen hiru boto partikularren kontra bozkatuko dugu eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna jarraian

egun on danori nik azpimarratu nahi dut hau egiterakoan lortutako adostasuna halaber gure ustez testu ona orekatua eta koherentea lortu dugu beraz gure aldetik irizpenaren aldeko botoa emango dugu

aurkako txanda gaudenez aipamen labur bat egingo dut gordetako

con este artículo eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzuteko celaá andreak dauka

andrea erantzuteko txandan parte hartu nahi du norbaitek

jauna jarraian erreserbatutako zuzenketa guztiak batera defendatzeko eh bildu taldearen ordezkariak agirrezabala jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea euskal herria bilduk hogeita bat zuzenketa

abstentziora jo zuen gure taldeak lege proposamena tramitera onartu ala ez erabaki zenean izan ere oso kritiko azaldu ginen partidu sozialistak aurkeztutako lege proposamen horrekin gaurko egunean aitortu beharra dago legea hobetu egin dela ponentzian egindako

ala ere ez dut uste asebete gaitzakeenik gaur onartuko den lege proposamen honek guztiz asebete gaitzakeenik

ez eta hauxe da hogeita bat zuzenketak mantentzearen arrazoia honakoetan ez gaitu guztiz asebete

euskal herriaren erreferentzian euskal herria eta euskal herritarrak dira guretzat erreferentzia

ez da guk nahiko genukeen bezain garbi gelditzen estaturik gabeko nazioa izanik hezkuntza sistema propioa ez duen estaturik gabeko nazioa

duen nazioa izanik horrelako lege batek bizi dugun egoerari eta herri gisa ditugun gabeziei eta erronkei erantzun beharko lieke egia bada ere hainbat aurrerapen eman direla aurreneko lege proposamenetik ona hala nola lehen hitz egin dugun kualifikazioen euskal markoa sortzea

sortzea madrileko dependentzia ez da guztiz eteten hauxe da hain zuzen zioen azalpenean eta hainbat artikuluetan euskal

aldeko zuzenketak gordetzearen arrazoia bigarrenik euskararen

azaldu ginen tramite garaian jaurlaritzako zerbitzuek ere gauza bera esaten zuten kezkati zeuden eta jaurlaritzak bizialdi osoko ikaskuntza euskeraz eta gaztelaniaz egiteko

zioen herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko

gobernuak berak egindako barne txosten batean aurrerapausoak eman dira ukaezina da hau egia da

lege proposamenean hala ere

ez da bermatzen lehenetsiko denik euskera izan ere

gure zuzenketak euskera indartzeko egindakoak dira lehentasuna euskerari ematen baitiote ikusi hamazazpigarrena artikuluko puntua hirugarren gai bat

pertsona ikasteko prozesuaren erdigunean pertsona ez zuela jartzen ikasteko prozesuaren erdigunean genion tramite garaian

onartu behar dugu hemen ere aurrerapen handiak eman direla hala ere

izan ere prestakuntzaz gehiago mintzatzen zen prestakuntza sistemaren ikuspuntutik ikasketaz

esan bezala asko aurreratu da honetan hala ere mantendu egin ditugu honi lotutako zuzenketak

eta komunitarioak gehiago azpimarratzeko laugarren puntu bati ere zuzenketak mantendu egin dira eta

ezin dugu ukatu hauen existentzia erreala denik hala ere sektore publikoaren aldeko apustua egin beharra dago non partaidetza bermatuko den non aukera berdintasuna emango den non gardentasuna izango den jokamolde non errentagarritasun soziala bultzatuko den

eskubideak bermatuko dituen eta abar egia da honetan ere aurreratu egin dela baina sektore publikoaren aldeko apustu irmoagoa botatzen dugu faltan

honi eusten diote eta eusten diote ere gobernuaren kontrola handiagoa izan behar duela

enpresek eta merkatuek dituzten beharretara makurtu hortxe dago

bigarrena atalari egindako zuzenketa bosgarrenik

autonomiarena zen autonomia ikastetxe guztientzat hemen batzuentzat

ongi etorria hala ere baina autonomia hau hezkuntza agenteekin hitzartua egon behar du nahita nahiez gure irudiko hau ez da lege proposamen honetan planteatzen

zuzenketak horri erreparatzen dio eta hori da planteatzen duena hain zuzen

hezkuntza agenteekin hitz egina negoziatua eta adostua izan behar duela funtsezkoa da guretzat hezkuntza agenteekin negoziatu eta nola gauzatuko den ikastetxe hauetan autonomia seigarrenik gobernu osoaren parte hartzea eta sailen arteko batzordea

lege bat ikuspegi transbertsala edo zeharkakoa beharko lukeela izan gobernu

egon beharko litzatekeela ez hezkuntza eta enplegua bakarrik hau oso mugatua baita

inplikatzen dituen jarduera eta ekimenak

hala nola kulturan musikan ondarean eitbn industrian turismoan nekazaritzan arrantzan ingurumenean egia esan hemen ere

aurrerapena eman da baina ez da nahikoa

dugu zuzenketa bat hau azpimarratzeko mantendu dugu

egindako zuzenketa non argi eta garbi eskatzen digun sail guztiek parte hartuko dutela horretarako sortuko den batzordean

azken xedapeneko edo azken xedapenetako lehenengoa izeneko ataleko gaia aipatu nahiko nuke tasak alegia honetan ez da ezer aldatu hasierako proposamenean zegoen bezala gelditu da

ez gatoz bat honekin bertan behera gelditzea eskatu genuen eta eskatzen dugu azkenik pozten gara

lanbide heziketako udal ikastetxearen eskaera hitzarmen bat egitea eusko jaurlaritzarekin sare publikoan sartzeko

urteen poderioz hauxe eskatu eta azkenik lortu dutelako

egitea eskatuko ditugu lehenengo bloke bat

laugarrena atalari dagokiona bigarren bloke bat

artikuluari dagokiona eta lehen azken xedapenari dagokiona eta hirugarren blokea beste guztiak beraz

botazio garaian eskatuko ditugun blokeak eskerrik asko

agirrezabala jauna aurkako txandan nork parte hartu nahi du ba celaá andreak

eskerrik asko lehen esan dot guk irizpenaren aldeko botoa emango dogula

lortu dugulako hau esanda

celaá andreak esan dituen gauza batzuk baina azpimarratuko dut bat

eta bakarrik esan bukatzeko gure ustez hemen

tresna oso inportanteak eta interesgarriak direnak gure erronkari aurre egiteko beraz nik pentsatzen dot merezitzen duela

eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzuteko

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eta celaá andrea eskerrik asko iragartzeagatik nik ez dut iragarri ze boto emango dugun baina orokorrean abstentziora joko dugu

eta beste batzuetan ezezkoa emango diogu ere hirurak

hala ere nik errekonozitu dut lehenengo nire interbentzioan hain zuzen pausoak eman direla hasierako lege proposamenarekiko

urratsak eman dira baina gabeziak oraindik guk

ikusi ikusten ditugu adibidez

emendakin bat hiru daudelako non esaten duen

izango dela lehen hizkuntza eskatzen duten

aukera daukazu hori horrela baldin bada zuk zeuk esan duzun bezala baldin bada

baietza bozkatzeko bestalde esan duzu baita ere

baina badira gure ustez hainbat elementu non

lehenengo interbentzioan komentatu komentatutakoak eta

erreparatzen zenion esparruari

ez gaudela bat hain zuzen gaur egungo estatutua guztiz agortuta

dagoelako eta gure aspirazioa beste bat da eta gure euskal herriaren errepresentazioa zurearekin konparatuz diferentea da guk aspiratzen dugu euskal herria

hartua izan behar duela hori lege honetan eta baita ere

eta gure aspirazioa hain zuzen lege proposamen honetan txertatzea nahiko genuke horiek dira

ditugun zuzenketak badakit azken zuzenketa honi ezetza emango diozula baina autonomiari dagokionez eta baita ere

erantzuteko txandan parte hartu nahi du norbaitek ez beno bozketara

eztabaida amaitu denez bozketara lehenengo bozkatuko duguna izango da

izenburuaren euskarazko bertsioari eragiten diona ados bozkatu dezagun bozkatu daiteke

aho batez onartu da zuzenketa teknikoa jarraian eh bilduren emendakinak bozkatuko ditugu baina

berrogeita zazpigarrena eta hirurogeita lau eta hirurogeita zazpi horiek azkenak bozkatzen direlako ados

bale eh bilduren emendakin bai berrogeita zazpi

eta hirurogeita lau eta hirurogeita zazpi zioa delako azken azkena bozkatzen delako ados bozkatu dezakegu

ondorioz emendakinak ez dira onartu orain artikuluak bozkatuko ditugu

bi bost hamabost eta berrogeita zazpi gero bozkatuko dira boto partikularrekin alderdi sozialistarenak direlako orduan bigarren taldea

gero bozkatuko dugu atera egiten dugulako bozketatik berrogeita zazpi bai orduan hamaika eta azken xedapena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamabi ez hogeita bat

geratu dira orain bozkatuko ditugu gainerako guztiak zioa geroko utzita bozkatu dezakegu

onartuta geratzen dira bozkatu ditugun artikuluak orain alderdi sozialistaren boto partikularrak bozkatuko ditugu posible da bi eta

hamabosta elkarrekin egitea bai norbaitek

alderdi sozialistaren boto partikularrak artikulu bi eta hamabosti

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez berrogeita zazpi

bi eta hamabost artikuluak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

orain berrogeita zazpigarrena artikulua bozkatuko dugu lehenengo botoetara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen boto partikularra berrogeita zazpigarrena laugarrena atala kentzea proposatzen duena alderdi sozialistaren boto partikularra laugarrena atala kentzea proposatzen duena

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

ez da onartu boto partikularra jarraian irizpenaren berrogeita zazpigarrena artikuluaren laugarrena atalaren bozketa

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita zazpi

onartuta geratu da jarraian

seigarrena atala kentzea proposatzen duena bozkatu dezakegu

ez da onartu zuzenketa hau jarraian

bozketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamabi ez

onartuta geratu da jarraian bototara jartzen dira batera irizpenaren berrogeita zazpigarrena artikuluaren gainerako atal guztiak

bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratzen da jarraian bototara jartzen dira batera

irizpenaren zuzenketarik gabe dauden artikuluak hau da hirua bosta seia zortzitik hamarera hamabia hamairua hamaseia hemezortzitik hogeira hogeita hirutik hogeita hamaikara hogeita hamairua hogeita hamabostetik berrogeita seira berrogeita zortzitik berrogeita hamabira

xedapen iraunkorra eta bi eta hiru azken xedapenak gogoan izan bozkatu diren

ondorioz guzti hauek bozkatu ditzakegu bozkatu dezakegu

bai berrogeita hamabi abstentzioak hogeita bi ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen da eh bildu taldearen

zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu dezakegu

ez dira onartu eta azkenik bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamabi

ondorioz onartuta geratzen da bizialdi osorako irakaskuntzari buruzko legea orain botoa azalpenerako bost minutuko txanda

inork ez du erabili nahi bai explicación de voto

semper jauna zurea da hitza mila esker presidente andrea labur labur

ingurumenaren eta lurralde politikaren batzordearen irizpena euskal herriko natura babesteko ekainaren hogeita hamareko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea aldatzeari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpena aurkezteko txanda erabili nahi du

boto partikularrik aurkeztu ezta zuzenketarik gorde horretaz erreglamanduko

zuzenean bozketara pasatuko gara bozkatu dezakegu

ondorioz onetsita gelditzen da euskal herriko natura babesteko ekainaren hogeita hamareko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea aldatzeari buruzko legea orain boto azalpena zeinek parte hartu nahi du

maneirok ere bai beno ba maneiro

eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal talde sozialista taldearen ordezkaria den rojo andereak dauka hitza

rojo anderea jarraian eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea egun on guztioi eta egun on

etorri diren kideei nire aurretik berba

gauza bat argitu behar dela zeren gezur batzuk bota dira oso demokratikoak baina gezur batzuk

horren inguruan azalpen bat egin behar dudala

ezberdintzea zer den debeku bat debekatzea eta zer den baldintzatzea

urtean ganbara honek egin zuen lege aldaketarekin harrobiak

debekatuak geratu ziren arabako batzar nagusiak egiten ziguten lege proposamenean frackinga

debekatuta geratzen zen gaur zuek

onartu duzuen lege proposamenean baldintzatuak

kanteren lobbyak eta lobby energetikoak bi mila hamarean onartutako legearekin

arabako batzar nagusiak proposatu ziguten lege aldaketa onartuz gero oso ondo zekiten

bai harrobiak eta frackinga debekatuta zegoela orain oso ondo dakite

hori lortzeko lehen atea itxita zegoen eta orain pnv pse eta pp ate hori zabaldu

frackinga ahalbideratzeko eta bide batez harrobiak iritzi publikoa gizarteak edo azken finean herritarrek

informazioa jasotzen dutenean eta ikusten dutenean fracking bezalako

ingurumenentzako eskatzen dutena da debekatzea hori horrela gertatu da bai errioxan bai kantabrian nafarroan laster andaluzian frantzia osoan baina hemen ez euskal autonomi erkidegoan

gizarteak eskatzen duenaren guztiz kontrakoa egiten du sasiargudio juridiko faltsuak erabilita aitzakiak azken finean

behar duzuen gutxi batzuen interes ekonomikoak lobby energetikoaren interes ekonomikoak eta beti bezala herritarren kalterako ingurumenaren kalterako barregurea sortu dit asten honetan entzutea euskadi buru batzar buruari esaten duenean aste honetan

ituna dela eta adostasunaren kultura berri bat

borroka ekologistan aspaldidanik gabiltzanok badakigu hiru alderdi horiek

eskutik helduta egon dira interes ekonomiko batzuk lehenesteko eta ingurumena zapuzteko gaur harrobiak eta frackinga atzo

herenegun boroa eta lehen lemoiz eta adibide gutxi batzuk dira

adostasun kultura hori oso zaharra da herri honetan zuek eredu berdina defendatzen duzue eta eskutik helduta joateko ez duzue inongo

eta ingurumena suntsitzeko eta kasua baldin bada ere pertsonan osasuna arriskuan jartzeko enpresa horiek ez daukatelako inongo eskrupulurik

eta bide batez pertsonen osasuna arriskuan jartzeko azken asteotan ikusi izan dugunez castellonen castor proiektuarekin hor ere

ingurumena suntsitu eta pertsonan osasuna arriskuan jarriz

gomendio bat ggobernuari eta gomendio bat

partehartze plataforma on line plataforma kudeatzen dutenei hartu ahal duzue plataforma hori eta momentu honetan pikutara

horretan lanean ari diren langileentzako eztabaida bat zabaldu zen interneten gai honetaz partehartze gehien eduki duen eztabaida interneten partehartze hori txostenetan

presidente andrea esaten zen

bertan egon ziren partehartzearengatik sekula egon den parte hartze altuena askogatik ba parte hartze horren ehuneko laurogeita hemeretzia

hartu duzuen erabakien kontrakoa eskatzen zuten horrela ulertzen duzue zuek parte hartzea

zuek nahi duzuena egiteko espero dezagun kuartangon herri galdeketa egiten denean herritarren borondatea errespetatuko
duzuela eskerrik asko maeztu jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi sarrera

esaten zuenez naturak ez du alaitasunik behar

desarrollista izan zein protekzionista izan beti ari da erabakitzen zer egin beharra dagoen

debekatu egin dira horretarako teknika babestutako balioengan eragiten baldin badu legeak hasiera batean

eta natura bi mila sarea sortzearen aurrean jarduna izaten ari zen gure erakunde egituratik kanpo eskumenen banaketatik kanpo eta legearen hasierako izpirituari uko eginez alde batera utzi zituzten udalak

proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzaleak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ospitaleko ordainketa partekatuari buruz

legez besteko proposamena ospitaleetan modu anbulatorioan ematen diren sendagaientzako koordainketa berria

proposamen egin duen taldearen txanda da euzko abertzaleak taldearen txanda kerman orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi beno ba pasadan

espainiako gobernuak agertu zuen bere asmoa ospitaleetako koordainketa berri bat ezartzeko

ez dauden hainbat gaixok ordaindu egin beharko dute euren gaixotasunak behar dituzten tratamenduak eskuratzeko orduan gainera

izango dira botiken ehuneko hamar ordaindu beharko dute

hogei euroko topea ezarri den gaixo horiengan

eta kaltea agerikoa izango dela besteak beste koordainketa berri horrek eragingo die

asma larria eta abar duten gaixoei irailaren hemeretzian beraz ezagutu genuen asmo hori baina estatuko aldizkari ofizialean erdaraz boe bezala ezagutzen dugunean argitaratu zuelako gobernuak argitaratu zuen bi mila hamairuko irailaren hamareko ebazpena

euskal autonomia erkidegoko osasun arduradunei aurretik ezer esan gabe ezta lurralde arteko osasun batzordean

batzartutako batzordean ezer esan gabe ere ebazpen horren aginduz

koordainketa berri hori urriaren batetik aurrera indarrean sartuko zela baina euskal autonomia erkidegoan ez da neurri hori aplikatu

erkidegotan gertatu den bezala osasun sailburuak ebazpena ezagutu genuen egun beretik adierazi zuen ez zuela neurri hori ontzat ematen eta euzko abertzaleak taldeak ere ez du bat egiten horrelako neurriekin ez legebiltzarrean

kongresuan zentzu horretan aurkeztu ditugu legez besteko proposamen hauek neurri horren aurkako

adierazteko eskatu dugu premiazko bidez egiteko lehenago esan dudan moduan indarrean sartuko zelako

urriaren batetik aurrera beraz guk uste dugu ospitaletako koordainketa ezin dela justifikatu eta bidegabekoa dela gaixotasun kroniko larriak dituzten pertsonak zigortzen ditu eta

izan ere gaixotasun batzuetan du eragina eta beste batzuetan ez eta gerta daiteke gaixotasun berdina dutenengan ere

izan ere medikuek esandako tratamenduen arabera batzuek botikak ordaindu beharko dituzte eta aldiz beste batzuek ez

gure iritziz espainiako gobernuak ez du errespetatu

autogobernua berriro ere ez du aintzat hartu euskal osasun eskumenik alde bakarreko erabakia hartu du inorekin ezer adostu barik begirune falta erakutsi du ebazpena ez baita eztabaidatu eta ez baitu

argitaratu aurretik horrez gain ez ditu prozedura urratsak bete ez da eztabaidatu estatu mailako farmazia batzordean ez da gai hori lurralde arteko batzordean eztabaidatu edo hausnarketa prozedurarik burutu

arduradunen iritziak kontuan izateko eta beraz uste dugu

berriro ere dagozkigun osasun eskumenak edo osasun eskumena urratu egin dela ebazpen hori

errege dekretuetan oinarritzen da eta dakigun moduan biak errekurrituta daude eusko jaurlaritzak biak errekurritu ditu

hain zuzen ere errekurtso horren arrazoia izan da eskumen urraketa

dirua aurreztea baldin bada ez dugu uste horretarako asko lagunduko duenik

euskal osasun sistemaren iraunkortasuna bermatzerakoan sailburuak berak azaldu zuen pasa den ostiralean ere bai

osakidetzaren aurrekontuarekin konparatuz oso kopuru txikia

izango du eta horien sufrimendua areagotuko du ez dauka beraz justifikaziorik ez ekonomikorik ez sozialik ez osasun ikuspuntutik

erdibideko zuzenketa edo erdibidekoa adostu dugu alderdi sozialistarekin

bat etorri gara bi taldeok neurri horren aurrean ganbera honetan beharrezkoa zela lehenbailehen eztabaidatu eta

adierazteko eskatu nahi izan diogu espainiako gobernuari bertan behera utz dezala koordainketa berri hori

hurrengo eskakizunak egiterakoan batetik adierazten dugulako ez dugula bat egiten espainiako gobernuak behin eta berriro hartzen ari den neurri horiekin uste dugu koordainketa sartzea eta hedatzea ez dela bidezkoa

autogobernua urratzen baitu eskatzen diogu uzteko lehenbailehen bertan behera neurri hori

eusko jaurlaritzari aldiz eskatzen diogu jarraitu dezala

garatu ditzala halaber aurreikusi ditzala neurriak

pertsonek bermatuta izan dezaten behar dituzten botika tratamendu

ebazpena indarrean sartzen den kasuan era berean eta aurrekoari lotuta koordainketa berri horrek zer eragin dezakeen euskal autonomia erkidegoan eta horiek eragozteko neurri horiek zeintzuk izango diren edo zer asmo duen azaltzera ganbaran ere bai eskatzen diogu beraz ideia hauekin erdibidekoa adostu dugu eta hemendik luzatu nahiko nieke beste taldeei ere bai bat egin dezatela

eskerrik asko orbegozo jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria roncal andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

presidenta andrea legebiltzarkideok

roncal anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

mahaiburu anderea legebiltzarkideok egun on guztioi aurreko ostiralean

eztabaida mahai gainean gaurkoan saiatuko naiz ez errepikatzen ostiralean eztabaida gai izan genituen ideiak baina gaurkoan ere argi esan nahi dugu orain arte behin eta berriro ekarri dugun aldarrikapena

berrordainketa bat bera ere ez dela aplikatu behar ez botiken berrordainketa bezala ezagutzen duguna hamasei barra bi mila hamabi dekretuaren bidez aplikatzen dena eta ez eta gaur eztabaida gai daukagun ospitaletako farmazietan helarazten diren sendagaiei ezarri nahi zaien

ebazpen baten bidez onartu zena eta gaur ere esan nahi dugu murrizketa horiei guzti horien aurre guzti horiei aurre egiteko prest gaudela prest gaudela neurri desberdinak bideratzeko elkarlanari

abian jartzeko baita ere beharrezkoa bada aldunditik orbegozo jauna esku bat botatzeko osasun sistema publikoaren unibertsaltasuna eta ekidadea defendatzeko pertsona guztiei eskubidez dagokien

eskubidea eta arreta eskubidea defendatzeko finean ongizate estatu soziala eraikuntzan sakontzeko

baina noski aldundiak esku bat bota arren erabakia jaurlaritzarena da eta zentzu horretan guk aldunditik gutxi

egon gaitezke eta prest egon bagaude bide hori elkarrekin jorratzeko ez dakit

orbegozo jauna zeren gero hemen beste gauza bat gertatzen da

baina nik dakidanez guk aldundi guztietan lurralde guztietan ez dugu gobernatzen bizkaian zuek zaudete araban alderdi popularra dago

hor guztion artean adostu beharko genuke estrategia bateratu bat nola aurre egin berrordainketa guztiei murrizketa guztiei zeren bestela zer egingo dugu gipuzkoan berrordainketa ez aplikatu baldin eta aldundiak

ematen hori horrela izango balitz bere kasuan hor daukazue enplazamendua eta gure eskua luzatuta

egunero hartzen ditugun erabakiekin toki desberdinetan egunero hartzen ditugun erabaki txikiekin ba egunero euskal estatua eraiki

hartzen dugun erabaki txiki bakoitzak eragin zuzena eta handia duela gure eskubideetan hau da herritarren eskubideetan gure

gure eskumenetan eta azken finean gizarte eredu bat

eraikitzerako norantzan eta askotan era inkontziente batean baldin bada ere

norabide batean edo bestean eta garbi dagoena da gaurkoan ere hartzen dugun erabakiarekin norabide batean edo bestean jartzen garela

jarri nuen eta guk ildo horretan argi daukagu berrordainketa edota kopagoaren gaia ez dela murrizketa bat soilik bai

argi daukagu fondo ideologiko sakoneko erreforma baten barruan

tantaz tanta madriletik planteatu dena baina sistema publikoaren izaeran eragiten duena zuzen zuzenean

guztiok argi daukagula azken kopago honek ekonomikoki

horretan ere ez duela inolako justifikaziorik nonbaiten justifikazioren bat bilatzekotan eta beraz garbi ikusten da zein den rajoyren eredua pertsona bakoitzak duen maila ekonomikoaren arabera

babes maila pribatua azkenean poliki poliki babes publikoa sistema publikoa desmantelatzeko eta deseginez joateko urteetako herritarren eta langileen borrokarekin lortutako eskubideekin amaituz krisiaren

azkenean guztion osasunarekin amaituz eta hemen sakonean hori ari gara eztabaidatzen eta hori da mahai gainean daukaguna tira ikusi dugu urkullu eta darponen gobernua oso tinko oso irmo agertu dira azken kopago honen aurka eta hala izango delakoan gaude

boto bat emateko prest egon gaitezke baina botiken berrordainketari dagokionean

akaso aurrezten diren sosak kopuru esanguratsua delako eta urkulluren gobernuak

eta rajoyren eredua konpartitzen duelako eta irizpide ekonomikoak pertsonen eskubideen aurretik jartzen dituelako horregatik da hori da gure galdera

bestela ez da ulertzen zergatik horrelako irmotasuna azken kopago honen aurrean eta besteari

azken kopago honek zer suposatzen duen

baina guk ez dugu nahi osasun sistema publikoa unibertsala ekitatiboa eta kalitatezkoa eslogan hutsa izatea edukiz

edukiz eta eguneroko erabakiekin jantzi nahi dugu eta erabaki horiek azkenean langileekin herritarrekin beraien guztion parte hartzearekin hartu nahi ditugu eta sistema horrela eraiki nahi dugu eta gaurkoan ikustarazteko gure borondatea zein zentsutan doan ikusteko ba herritarrekin osasun sistema publikoarekin dugun konpromisoa eta elkarlanerako

adierazi nahi dizuegu prest gaudela adostasunean sartzeko

baldin eta berrordainketa guztiei atea ixteko erakunde

nahi baduzue errezeso bat egiten dugu elkartzen gara eta prest egon gaitezke baina hemen ez duena balio da interesatzen zaigunean bai eta ez zaigunean interesatzen ez

hemen ez dagoelako kontuan diru batzuk aurreztea baizik eta hemen jokoan dagoena da sistema publikoaren babesa osasun sistema bera bere osotasunean

eskubideak eta gu horretarako

prest gaude eta ez baldin bazaudete prest horretarako garbi daukagu lanean jarraituko dugula ea lortzen zaituztegun konbentzitzea

eta ea lortzen dugun momentu batean hor bide gurutze batetan adostasunen bat lortzea eta estrategi bateratu bat egitea herri bezala azkenean aurre egiteko

lehenengo zen botiken orain kopago hori gero zer izango da eta ezin gara aritu zozketan arituko bagina bezala ez dona dona katona orain honi bai

erantzukizunez jokatu beharko genuke eta

horrela utziko genuke eta bigarren txandan jarraituko ditugu gure argudioak mahai gainean jartzen

andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

egun on sailburuok legebiltzarkideok berriro kopagoaren gaiari buruz hitz egiten ari gara

alderdi popularrak gaur erabiliko dituen hainbat argudioak

erabilitako berdinak izango dira baina ere puntu zehatzak aipatuko ditut interbentzio honetan

ipini ziren kopagoan irizpideak neurri zehatzak bideratzen dira osasun sistema etorkizunean egonkorra izateko

de este mismo año nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

bukaeratik hastearren guk hemen uste dugu

edo ez baina beno hemen azken finean zuen iritzia jakin nahiko genuke horren inguruan ea eskumen urraketa bat gertatzen ari den heinean

eta eh bilduren ordezkariak esandakoaren inguruan guk uste dugu gaurkoan aukera

erantzun ozenago bat emateko beste koordainketa honen inguruan

ez gatozela bat ebazpen horrekin ba guk uste dugu orduan eta indar

gaitzespen horrek aipatu duzu gipuzkoako ogasunak ezin duela ezer egin baina beno guk azken finean ez dizuegu esaten

ez duela legea bete behar eta ez dituela datuak bete behar guk esaten dugu hori esaten dizueguna da

hamasei barra bi mila hamabi errege dekretuak ezartzen dituen neurriak

inongo eragozpenik jarri gabe hau da horrek esaten du errenta aitorpena edo errenta informazioa daukan erakundeak bidali beharko dio

aplikatzeko gipuzkoako ogasunak ere parte hartu du horretan eta gainera parte hartu du lehenengo urratsa

guk uste dugu eusko jaurlaritza tinko egon dela bai aurreko koordainketaren kasuan bai koordainketa berri honen kasuan

eta aipatzen zuen estrategia bateratua eta hori

gaur egun edo gaur egun aurre egin beharko dugun errealitatea hau da daukaguna da eta horren inguruan egin behar dena da legeak esaten duen arabera ba ahalik eta neurri eraginkorrena hartu eta horretan ezin gera sartu

ziurgabetasuna sortzen duelako eta azkenean ez delako irtenbide erreal bat egoerari

hemen adierazi dugun moduan badagoela ubide nagusi bat edo bide nagusi bat legebiltzarrak onartu du

koordainketa hau eta beno jaurlaritzak eskatzen dio jarraitu dezala irtenbide errealak ematen pertsonek dauzkaten arazoei horren kasu

dirulaguntzak emateko neurriak edo hartuko direla

saiatuko da jaurlaritza aurre egiten eta

jaurlaritzak ez duela bat egiten madriletik datozen neurri hauekin eta pixkanaka saiatuko dela ahalik eta neurririk baliagarrienak hartzen

eskerrik asko orbegozo jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea